egun on eta ongi etorriak izan legebiltzarrera osoko bilkurari

baina gai zerrendari ekin aurretik diana urrea herrera eta ibon san saturnino murua legebiltzarkideei dei egingo diegu

gai zerrendako puntu bakarra politika orokorrari buruzko eztabaida mila bederatziehun eta laurogeita bateko ekainaren hogeita hamareko jaurlaritzaren legeko

erregelamenduko ehun eta laurogeita hamairuan aurreikusitakoa

eztabaida jaurlaritzako lehendakariaren mintzaldiz hasiko da behin azalpena amaituta bilkura

etengo da beraz lehendakari jauna zurea da hitza

ongi etorriak berri moduan etorritako legebiltzarkideok sailburuok herri agintari eta ordezkariok

jaun andreok egun on hasi nahi nuke berretsiz oraingo legegintzaldi honetan eusko jaurlaritza gidatu duen

bi mila hamaseiko inbestidura hitzaldian esandako hasierako hitzak gogoratu nahi ditut hitz haiek erakusten dute nolako politika egin nahi dugun zer gobernu eredu defendatzen dugun eta zer herri ikuspegiren alde lan egiten dugun hona hemen

elkarrizketa eta akordioa behar beharrezkoak izango dira legegintzaldi honetan euskadi gizarte plurala da eta lankidetza geure kulturaren

nire konpromisoa berretsi nahi dut etorkizuneko proiektu partekatu baten alde gure lehentasuna hazkundea da eta enplegu gehiago eta hobea sortzea

bizikidetza soziala eta politikoa sendotzea indarkeria amaitu eta gero euskadirako etorkizuneko estatutu itun berri bat adostea

eskua luzatuta daukagu euskadiren alde indarrak batzeko

euskadiko gizarte guztiaren zerbitzuan lan egiteko

leialtasunez beteko dudala gure agindua gure programa horixe esan nuen azpimarratu nuen elkarrizketa eta akordioa

hastear zegoen legegintzaldian hala esan nuen euskadi gizarte plurala delako eta desberdinen arteko lankidetza gure kulturaren parte delako

konpromisoa hartu nuen denontzako etorkizuneko proiektu bat bultzatzeko gizarteak askotarikoak izaten dira euskadikoa ere bai

behartzen gaitu elkarrizketaren alde egitera eta akordioak etengabe bilatzera demokraziak elkarrizketa behar du metodo gisa

gizarte pluraletan benetan gauzatuko bada elkarrizketa politikoaren balioa akordiorako borondateak elikatzen badu urrutiago doa borondateak bateratzearen bidez gizartea kohesionatu egiten dugu

gizarte sektore gehiagok sentitzen du ekintza politikoaren ardura eta onura hori da lehendakari gisa izan dudan ikuspegia

lankidetzarako eskua zabalik orain ere zabalik dut herri honetan bizi garenok kezkatzen gaituzten arazoei konponbidea bilatzeko

gizarte guztiarentzako onura dakarten politikak diseinatu ditugu eusko jaurlaritzak hainbat

lankidetzarako eta adostasunerako egin dugun ahalegina euskadiren zerbitzura indarrak batzea da gure oinarria gogo horri eustea

erakundeen arteko indarrak batzea alderdi politikoen artean zeregin publikoaren eta pribatuaren arteko indarrak batzea gizartean ere etorkizuneko erronka eta aurre egiteko

erdigunean euskadi jarrita euskadi da eta gure proiektu partekatua auzolana hazkundea emandako hitza betetzea pentsamolde horrekin berarekin jarraituz hiru zatitan

lehenengo zatian jaurlaritzak garatu dituen ekimen nagusiak aipatuko ditut eta gure programa zenbateraino bete den azalduko dut bigarrenean

hazkunde jasangarrian bizikidetzan eta autogobernuan landuko ditugun ekimen garrantzitsuenak eta hirugarrenean bi mila hogeita hamareko zerumugan

demografiko soziala energetiko ekologikoa eta teknologiko digitala primera parte cumplir la palabra dada

errealismoan eta erantzukizunean oinarritzen den kudeaketatik abiatuta legegintzaldi honetan aurrekontu oreka lortu dugu defizita zero da zorpetze ratioa barne produktu gordinaren ehuneko hamairu eta seikoa da edo seikoa zen bi mila hemezortzian gure kontuen kaudimena sendoa da eta rating agentziek

badira bi erabaki bereziki azpimarratu nahi ditudanak hiru lurralde

batzar nagusietan onarturiko erreforma fiskala bi mila hemezortziko urtarrilean indarrean jarri zena eta espainiako gobernuarekin bi mila hamazazpian lortutako akordioak ekonomia ituna eguneratzeko ordaintzako zeuden kupoak likidatzeko eta bost urtekorako kupoa zehazteko

han adostu baitira foru aldundien parte hartzearekin baita udalen parte hartzearekin ere euskadiko toki erakundeei buruzko legea onartu ondoren

oinarri egonkor horri esker emaitzak lortzen ari gara

hau da ehuneko bi eta hiruari eta datorren urteko ehuneko biari

langabezia tasa ehuneko hamaretik behera murrizteari eta gizarte segurantzako afiliatu kopurua bederatziehun eta laurogei milara hurbiltzeari

bi mila hamalauan ehuneko hogeita bederatzia zen eta gaur egun ehuneko hamabosta da gure lehentasuna jarraitzen du izaten hazkundea handitzea eta kalitate handiagoko enplegurako aukerak sortzea

gure eredua giza garapen jasangarria da eredu propioa dugu autogobernutik eraikia bi mila hogeita hamarerako zerumugarekin bat datorrena

lan egiten du lehentasunezko lau jarduera ardatzekin giza garapena hazkunde jasangarria

eta autogobernua lehenengo jarduera ardatza giza garapena da gure lehentasuna pertsona da gure aurrekontuaren lau eurotik hiru osasun eta hezkuntza eta gizarte babeseko zerbitzuak bermatzera bideratuta daude uztailean euskadik bonu jasangarriak jaulkitzeko esperientzia aurkeztu genuen nazio batuetan

bi mila hogeita hamareko agendako gizarte eta ingurumen ekimenak finantzatzeko dira eta mila ehun milioi euro lortu ditugu azken bi urteotan

osasuna euskadiko osasun sistema publikoa erreferentziako zerbitzua da gizarteak preziatzen duena eta estatuan punta puntakoa dena arlo horretan

osakidetzak antolatutako bi mila hamasei bi mila hamazazpiko enplegu publikoaren eskaintzaren kudeaketatik eratorritako arazoak dagoeneko ikertuak gertaerak erabat argitzeko interesa dugun lehenak gara gure konpromisoa amaieraraino iristea da prozesua pertsona guztientzako berdintasun berme guztiekin bukatu arte

justiziarekin elkarlanean baita haren eskaerei aurrea hartuta ere orain justiziak bere lana egin dezala eta

arartekoa eta legebiltzarra jakinaren gainean jarri ditugu hobekuntza proposamenak partekatu ditugu autokritika egin dugu

osasun saila aurrera doa datozen enplegu publikoaren eskaintzetarako eredu berri bat adostu eta onartu dugu berme gehiago izango dituena

eta onkologikoa osakidetzaren sarearekin lotzea ere bai lehen mailako arreta zerbitzua indartzeko hogeita hamabost neurri berri proposatu ditugu eta berrehun eta hamabost lanpostu berrirako deialdi publikoa egin dugu osasun azpiegitura berriak ditugu

arabako unibertsitate ospitalea eta santiago ospitalea handitzea lehen mailako arretako zentroak amurrion lezon orozkon eta gasteizko lakuabizkarra auzoan euskadin osasun aurrekontua biztanle bakoitzeko mila zazpiehun eta hogeita hamar euro da

europako batez bestekoaren gainetik dago euskal osasun publikoa erreferentziala da europar mailan herritarren

hala izaten jarraituko du hezkuntza legebiltzarrean berretsi dugu hezkuntzaren aldeko akordioaren oinarriak dokumentua

hau hezkuntza legearen ardatza izango da ekitatea eta inklusioa dira gure sistemaren ezaugarri behinenenak bekak

lanbide heziketako legea eta euskal unibertsitate sistemaren plana onartu ditugu mila laurehun eta hamaika milioi euroko diru hornidurarekin

gehi enpresaren lehenengo estrategia ere bai prestakuntza dualaren eredua sartu dugu unibertsitate ikasketetan hogeita bost titulazio azpiegitura plana amaitu dugu hirurehun milioiko inbertsioa da

jarduketatan haurreskolen zerbitzua handitu dugu doakoa hemezortzi mila eurotik beherako errenta dutenentzat hezkuntza lehentasunezko arloa da

ez dut ukatuko kezkagarria dela hezkuntzaren munduak bizi duen egoera gure lehentasuna da hezkuntza funtsezko zerbitzu publiko gisa ulertzea

euskadiko hezkuntza sisteman sinesten dugu hezkuntza ondare publikotzat duen sistema sare publikoaren eta itunpekoaren arteko oreka batean ondu dena ereduak funtzionatzen du ereduari buruz elkarrizketa bultzatu behar dugu

hobekuntzari begira beti ere ikasleentzako eta familientzako zerbitzuaren kalitatea helburu algunas de las actuaciones más destacadas en vivienda

kultura eta euskara gure zerumuga kulturaren euskal hiria da estrategia partekatu batekin kultura eta sorkuntza industriak bultzatzea euskararen agenda estrategikoa kultura bi mila hogeita bi plana besteak beste ekimen hauek dituena euskal

eta ikus entzunezkoen sektorea eta artearen euskal sistema bultzatzea akordioan nafarroako gobernuarekin eta iparraldeko euskararen bulego publikoarekin euskararen erabileraren normalizazioa bultzatzeko ekimenetako batzuk

inbertsioak egitea gure kulturaren kanpo proiekzioa etxepare institutuaren bidez bultzatzea eta tabakalerari balioa ematea sormen espazio gisa

europako erreferentzia esparruarekin parekatzea euskarak ingurune digitalean presentzia izateko laguntzak euskaltzaleen topagunearekin batera

honaino gobernuaren ekimen nagusiak lehenengo bi ardatzetan

eta hazkunde jasangarria hirugarren ardatza giza eskubideak eta bizikidetza gure iragan hurbileko mugarri

hiruan aldebakarretik behin betiko erabat eta baldintzarik gabe desegin izana

polizia gehiegikerien legearen aldaketa onartu dugu eta biktimen aitorpen eta erreparaziorako eskaerak aurkezteko epea zabalik dago

biktimekiko lankidetza politiketan sakontzea terrorismoaren biktimen partaidetzarako kontseilua eta terrorismoaren biktimen europako eguna

etaren mehatxuaren eta jazarpen indarkeriaren biktima izan ziren zinegotziek jasandako bidegabekeriari buruzko txostena

hamazazpi mila ikaslek zuzenean entzun dituzte biktima hezitzaileen testigantzak espainiako eta frantziako gobernuekin lankidetzan aritzea

frankismoan izandako giza eskubideen urraketei buruzko oinarrizko txostenaren lehen fasea bizikidetza eta giza eskubideen alorreko agenda berria

igarobidean dauden migratzaileei arreta emateko berrizko aterpetxea ireki dugu lehen harrerako aterpetxe berriak oñatin tolosan eta irunen

espainiako gobernuarekin cáritasekin eta jesuitekin euskal komunitate islamikoarekin batera bizikidetza sustatzeko jarduera programa eta

giza eskubideen ikuspegiarekin eta garapen jasangarriaren helburuekin lerrokatuta neure egiten dut legebiltzar honetan

hamarkada bat baino ez baita igaro herri honek terrorismoaren zauskada sufritzen zuenetik berebiziko garrantzia dauka gizartearen aurrean azaltzeak

bidegabea izan zela gizartearen eta giza eskubideen kontra egindako eraso makur bat euskadin ez dago tokirik

aitorpenerako biktimenganako memoriak jarraitzen du lehentasun bat

bakearen eta bizikidetzaren kultura zabaldu nahi dugu konpromiso etiko bat oinarri hartuta laugarren ardatza autogobernua

autogobernu gehiago eta hobea lortzen laguntzea da jarduerak ekonomia itunaren legea eta kupoaren bosturteko legea eguneratzea transferentzia batzorde mistoaren bilera bi trenbide linea eta ap bat eta ap hirurogeita zortzi autobideetako zatiak egun bide osoa bide sare osoa euskadiren eskumena da espainiako gobernuak urtarrilaren hogeita bian onartu zuen

gernikako estatutuan jasota egon arren gauzatzeko dauden eskumenak eskualdatzeko egutegia eta plana aurrera goaz urratsez urrats

berdintasunerako bi mila bosteko legea inflexio puntu bat izan zen berdintasun politiken arloan aukera eman zuen esparru juridiko sendo bat ezartzeko eta garatzeko politika horiek baliabidez hornitzeko eta pisu politiko handiagoa emateko

sari hura aitorpen bat izan zen lege mugarri hura bultzatu zuten pertsona talde eta erakunde publiko eta entitate pribatu guztientzat

asko dago egiteko baina euskadi berdintasuna lortzeko bidean dago lege aldaketak erantzun instituzionala hobetzea bilatzen du eta

ikuspegi intersekzionala txertatzen du bermatzeko biktima orok eskubidea duela arreta integrala doakoa eta kalitatezkoa jasotzeko

lege berriak giza baliabideak eta baliabide materialak indartzea dakar emakumeenganako indarkeria matxistarik gabeko gizarte bat eraikitzeko

gure ingurunean berdintasun politikak modu esplizituan auzitan jartzen dituzten zenbait jarrera politiko agertu badira ere herri honek argi nahi du adierazi emakumeenganako indarkeriatik libre dagoen gizartea berdinzalea nahi duela izan hezkuntzan eta osasun arloetako ekinbide

hezkuntza legea aurreproiektua etorkizuneko euskal sistemaren oinarria azpiegitura teknologikoak eta digitalizazio plana garatzea

gunea sortzea gaitasun zientifikoak sustatzeko bi mila hogeita hiru hezkuntza azpiegituren plana

inbertsioak osasun zentroetan eta arabako unibertsitate ospitalea handitzea kultura eta euskara euskadiko liburutegi digital berria

euskara ikasteko laguntzak helburua da bi mila hogeian be bi mailara arteko doakotasuna lortzea jarduera fisikoaren aldeko

goi mailako kirolari laguntzea eta emakumeen kirolari laguntzea ere bai vivienda justicia y protección social

laugarrena autogobernua lehenik eta behin egindako bidearen aitorpena egin behar dugu urriaren hogeita bosta

herriaren erakundetzea eta euskadiren eraikuntza baloratzeko aukera ematen duena autogobernua ondasun historiko bat da euskadiren bizikidetzaren

eta kanpo proiekzioaren gaiko nagusia autogobernuak ateak ireki dizkio euskadi erakundetzeari urratsez urrats autogobernuari esker gure historiako ongizate maila bizi kalitate eta erakunde konfiantza altuenak lortu ditu aurrera egitea behar beharrezkoa da horretarako

ahalik eta adostasun handienarekin inposaketek ez dute ezertarako balio ezberdinen arteko elkarlanak bizikidetza aberasten du autogobernua aitortzeak halaber hura osorik bete dadin eskatzen jarraitzera dakar

urtarrilean espainiako gobernuak egutegi eta plan bat onartu zituen egiteko zeuden transferentziak eskualdatzeko

lehenengo aldiz aitortzen baitu zorretan duena gernikako estatutua osorik betetzea gure programaren helburu bat da eta erakundeen babes

ez dauka aitzakiarik berrogei urteren ostean euskadiren eta estatuaren artean hitzartutako eskumen esparrua bete gabe jarraitzeak

euskal autogobernua aitortzeak autogobernua bera eguneratzea eta hobetzea dakar

xedeei irtenbidea emango dien bide bat adostea eta hitzartzea hiru helburu partekatu eta aukera historiko bat azpimarratu nahi ditut

ongizatearen eredua bermatzea kohesioa eta justizia soziala lehenetsiz eskumenen katalogoa eguneratzea eta autogobernuaren eskumen sorta handitzea eta erabakitzeko gaitasuna argitzea eta aldebikotasun sistema eraginkorra bermatzea helburu horiei ekiteko

euskadiren nazio izaera eta gure ereduaren berezitasuna aitortzea eta kide izatearen sentimendu desberdinak aitortzea eta aniztasunean sakontzea

aukera gisa duguna ekonomia ituna historian errotutako eredua da legitimitate eta legezkotasun osoa du bi mila bitik

sistema berezia eta itundua da desafio berriei erantzuteko egokitzapen gaitasuna duen eredua ekonomia itunak babes zabala lortu du

alderdi politikoena elkarteena eta gizarte zibileko erakundeena eredu hori hartuta orain itun politikoa bultzatzeko aukera dugu

es un paso atrás honaino bigarren zatia datozen hilabeteetan garatuko ditugun ekimen nagusiak aurkeztu ditut

etorkizuneko ikuspegia bi mila hogeita hamareko zerumugan jaurlaritzak konfiantza handiagoz begiratzen dio etorkizunari gertutik aztertzen ditugu herritarren ongizate baldintzetan eragingo duten joera nagusiak eta eraldaketa globalak

gure erabakia da funtsezko zerbitzu publikoak babes

bermatzen jarraitzea beti jakin dugu aurrera egiten formula betikoa da ahalegin partekatua eta auzolana

uztailean hiru diputatu nagusiekin batera etorkizuneko desafioen eta proiektu partekatuen ikuspegiaz jardun genuen

eudelen zuzendaritza batzorde berria bilera bat egingo dugu udalen ordezkariekin garatzen ari garen eta fruituak ematen ari den lankidetza sendotzeko hilabete honetan gasteizek global green city izendapena jaso du

babesean ematen den aitorpena donostiak jasangarritasunaren eta berrikuntzaren saria jaso du turismoaren mundu erakundearen eskutik bilbok iaz europako hiribururik hoberenaren izendapena jaso zuen proiektu horiek

gure hiriburuen bikaintasuna aitortzen dute eta akuilu bat dira

etorkizuneko belaunaldiei planeta hobea uztea da eusko jaurlaritza prozesu horren buru izango da

eta eragile ekonomiko eta sozialekin adostuta trantsizio energetikoa aukera bat da sentiberatasuna eta progresua bateratzen dituen giza garapen jasangarriaren ereduan

hirugarrenik eraldaketa teknologiko digitala teknologia digitalaren integrazioak eragina izango du bizitza sozialean eta ekonomian teknologia berrien hedapenak zerikusi estua du belaunaldien ikuspegiarekin adimen artifizialean interneten hedapenean

edo zibersegurtasunean egindako aurrerapenek eragina izango dute sektore guztietan energia garraioa industria osasuna elikadura telekomunikazioak edo finantza zerbitzuak eragin horrek gobernantza eta erregulazio orokorrak eskatuko ditu bai europar batasunean bai nazio batuen

eta herritarrekiko komunikazio digitalarekiko konpromisoaren buru izaten jarraituko du

gakoa da kultura digital hori gure gain hartzea prest egotea ekimenei aurrea hartzeko

onurak baliatzeko aberastasuna eta enplegua sortzeko aukeren zerbitzura eraldaketa teknologiko horri aurre egiteko berrikuntzaren aldeko konpromisoa hartu dugu

alde horretatik zientzia teknologia eta berrikuntzarako plan berria egiten ari gara bi mila hogeita hamarerako euskadiko espezializazio adimenduna bultzatuko dugu

energia garbi eta berriztagarrietara eta osasun pertsonalizatura igarotzeko

enpresen dibertsifikazio teknologikoa bultzatuko dugu aukerako lau eremuetan

colaboración al servicio del bien común euskadi es nuestro bien común euskadik sustrai sendoak ditu eta urratsez urrats hazten jarraitzeko aukera daukagu eta posible da politikagintzak bere bereak dituen elkarrizketa adostasun eta elkarlanetik

zintzotasuna eta konpromisoa uztartzen dituen politikan politika egiteko eredu bat dugu auzolana guztion onerako elkarlana

egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza zuen eserlekuetan eseri eskerrik asko lehendakari jauna bilkura arratsaldeko ordu bi eta erdiak arte